hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera amaia arregi romarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte bazterketako egoeran dauden gazteentzako formakuntza proiektuari buruz arregi andrea zurea da hitza

lehendakari sailburu jaun andreok legebiltzarkideok

euskaraldiarekin bat eginez hamaika egun hauetan ahobizi izango naiz beraz nire parte hartze guztia euskara hutsean egingo dut bai gaur eta kanpaina amaitu arte askotan

gazteen egoeraren inguruan talde guztiok gure ardura plazaratu dugu behin eta berriz gazteriak duen desenplegu tasaren inguruan harrigarria eta kezkagarria delako beti

eta are gehiago gazteen kolektiboan handiagoa denean zelan izan daiteke hau argi dago lan ezak beste arazo batzuekin batera etxebizitzaren prezio adibidez gazteen emantzipazioa oztopatu edota denboran asko luzatzen duela honek bere eragina eragin zuzena eta guztiz negatiboa du baita gure herriko demografian gai oso garrantzitsua ere eta guztion agendetan dagoena

nabaria da hor daude datuak ez ditudanak hona ekarriko denok eskuragarri ditugulako datuen arabera argia da baita enplegu bat lortzeko zailtasun gehien dituzten pertsonak formakuntza baxuena dutenak direla horregatik

hartu genuen kualifikazio gutxien duten gazteekin martxan jarriko den formakuntza programa pilotuaren berria jaurlaritzak

adibide argia nahiz eta desenplegu tasak beherakada garrantzitsua izan kalitatezko lana bultzatzeko asmoarekin beharrizan bereziak duen gazte talde honi bideratutako programa guztiz egokia

helburuak baliabide ekonomikoak azken finean informazio zehatzagoa lortu nahian datza euzko abertzaleak taldeak

egiten dion ahozko galderaren oinarria guztiz aipagarria da programa pilotuak helburu bikoitza duela lan aktibazioaz gain aktibazioa bilatzen duelako sarri esan dugu pertsona askok lan mundura hurbildu baino lehen gizarteratzeko ibilbidea egin behar

oinarrizko gaitasunak lortu ahal izateko eta gero lan munduan baldintza duinagoekin parte hartzeko gai izan daitezen beraz ekimena positibotzat jotzen dugu

eta eskerrak ematen dizkizugu emango dituzun azalpenengatik

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi nire lankide den bingen zupiriak esaten du euskara jakiteak beti

zabal bat irekitzen digu horregatik euskaraldia saioa oso garrantzitsua da euskararen alde lan egiteko jarraitzeko eta ni

garapen eta azpiegituretako sailburuari egina naval ontziolaren gainean jaurlaritzak egindako txosten juridikoari buruz casanova jauna zurea da hitza

bai egun on guztioi pasa den urriaren

hor besteak beste ondorengoa eskatzen zitzaion jaurlaritzari txosten bat egin dezala ahalik eta azkarren aztertu eta babestu egingo duena ikuspuntu juridikotik

administrazio publikoek la navalen aktiboak erosteko operazioa gobernuak aurkeztu duen txostena gure ustez ez dio inolaz ere erantzuten parlamentuak emandako agindu horri eta beraz ondorengo galdera luzatzen dizuegu prest ahal dago jaurlaritza bertan behera uzteko

parlamentuak eskatutakoari erantzungo diona eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

guztioi lehenik eta behin casanova jauna txostenaren erretiratzearen galderaren aurrean argi eta garbi esango dizut ez dagoela zalantzarik

inondik ere inora erretiratzeko asmorik ez baitago horretarako arrazoirik

hori beste gai bat da baina zuzenbidean enpresa ekonomian eta lehia edo konpetentzian aritzen diren profesionalek babestu

eta prestatu dute txosten hori irizpide juridiko ekonomiko administratibo eta industriala jorratzen dituen txostena da txosten horren aurrean azaltzen dira zeintzuk diren eta baita ere zeintzuk ez diren la naval enpresan laguntza edo parte hartzeak aurrera eramateko

hamaika bider esplikatu ditut baina berriro ere esplikatzeko prest baino txostenak
eskatutako egiten du eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea casanova jauna

kontua da txostena ez dela eskatu genuena lehenengoz eta behin esan behar dugu guk ez dugu auzian jartzen ezbaian jartzen

edo independentzia hori ez dugu ezbaian jartzen baina badakigu gai batzuek merezi dutela eta behar dutela espezialisten atentzioa zu medikoarengana joaten zarenean arazo espezifiko bat baldin badaukazu espezialista batengana bidaliko zaitu eta inkluso espezialista horrek beste zerbitzu espezializatuagoetara bidali al zaitu eta amaitu dezakegu segun eta ze arazo daukazu edo onkologikoan edo beste unitate berezi batean

gobernu honek askotan jotzen duela kanpoko zerbitzuen kontrataziora beharrezkoa ez denean eta kasu honetan behar beharrezkoa zenean ez duela egin eta egin beharko zuela

eta txostena ez da eskatu dena eta ez du izan nahi txostenaren objektutik esaten den hemen

analizar las potenciales ayudas eta gu ez gaude hitz egiten laguntzei buruz guk esaten ari gara parte hartzearen inguruan jabegoaren inguruan txosten honetan zortzi puntutan aztertzen dira balizko laguntzak eta guk ez dugu laguntzarik buruzko txostenik eskatu guk parte hartze publikoaren

eskatu genuen eta soilik atal batean bederatzigarren atalean

despejatzen da auzia eta gero txostena amaitzen du oso era bitxian esaten duelako

honek erantzun behar zion azterketa horri guk eskatu genuen azterketa hori egin zedin eta txostenak ez du egiten beraz kontua ez da

eskatu zena eta ez du izan nahi ere beraz behar dugu txosten berri bat

zuen apustuak izan ziren van oord eta kanpoko inbertsore bat eta biak erori dira eta bitartean ez da sortu alternatiba bat eta orain kokatzen gara alternatibarik gabe beraz amaitzen ari den denboraren aurrean eskatzen dizuegu eta denbora gehiago galdu gabe mahai interinstituzionala langileekin egonkortzea eta serio hartzea ez orain arte egin den moduan eta egin den formetan bigarrenik txosten juridiko bat benetan aztertuko dituena

zuk ez diozu europari bere iritzia eskatu era ofizial batean

era formal batean bere erantzuna beraz hamairu lerroekin ezin dugu baztertu administrazio publikoen parte hartzea uste baino zabalagoa

aukera eta artikulatu behar dugu inbertsore pribatu bat etorriko dena ez espekulatzera eta ez ontziola hutsik erostera langilerik gabe erostera baizik eta etorkizuneko

kanpotik etorriko gu ez badugu sortzen hemen euskal eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko presidente andrea aipatu dudan bezala txosten honetan ez bakarrik

pertsona bereziki jakitun direnekin eta hori horrela egin da bestetik

erosi ahal izateko zati bat edo enpresaren kapitalean sartu ahal izateko edo beste parte hartze moduak izateko edo beste diru laguntzak ze horiek ere eman daitezke

gai batzuk gertatu behar dute edo baldintza batzuk eman behar dira ederki dakizuen bezala inbertsio pribatu batek proiektua aurkeztea eta horren gainean ematen da iritzia ez ezerreren gainean inbertsore pribatuak aurkezten duen proiektu baten gainean

gai industrialak eta enplegukoak baina proiekturik ez badago ezin da aztertu parte hartzerik beraz hori ederki dakizue

baina ez da legebiltzar honek eskatzen duela edo ez duela eskatzen baizik eta jaurlaritzaren borondatea beti izaten da eta da enpresak

baita ere bai batzordean bai osoko bilkura honetan baina ez da borondatea dagoela demostratu egiten da eta hainbat gaietan gaur egun

herri honetako hainbat enpresetan parte hartzen dugu funts desberdinen bitartez batzuetan egonkorragoak epe luzeagokoak beste batzuk epe motzekoak

irizpide industrialak irizpide ekonomikoak eta irizpide juridikoak erabiliz kasu honetan egin behar den bezala zenbat enpresetan parte hartzen dugu gaur egun ba parte hartze desberdinekin esango dizut zehazki gaur dauzkagu jaurlaritzaren parte hartzea funts desberdinak erabiliz

dagoeneko jardunean ari direnak eta etorkizuneko enpresak eta atzetik datozenak eta beste hirurogeita zazpi enpresa oraintxe sortu berriak direnak

benetan gauzatzen dena eta kasu honetan gauza bera behar dugu segurtasun juridikoa lasaitasuna diskrezio pixka bat pribatuak bilatu eta proiektu bat sustatu edo artikulatu ze damborenea jaunaren hitza badirudi guztiok hartzen dugula

lasaitasunez juridikoki eta segurtasun juridikoa benetan bermatuta geratuz eta jaurlaritza hor egongo da baina proiektua behar dugu eskerrik asko
eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hirugarren puntua galdera

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna azken hilabeteetan zure lekua zaila izan da hemen zure gobernuaren minoria parlamentarioa argi

eta aurrekontuak gaur egun airean daude oraindik baina zure gobernuak aukera egin du

hartu du aukera bakar bezala argi ez dagoena da ea euskal herria bilduk zuei hartzaren besarkada delako bat egin dizuen autogobernuan eginiko ituna aurrekontuetara zabaltzen edo euzko alderdi jeltzaleak

gehitzen duen alderdi sozialistatik aparte lehendakari nola lotuko duzu

alderdi sozialistak karguetan eta liberazioetan duen dependentzia nahikoa izango da hauek

euskal herria bildu eta euzko alderdi jeltzalearen arteko aliantza eraikitzen den bitartean uste duzu bildu zure gobernuaren makuilu berri izanda autogobernuarekiko kritikak mantendu

hau da nola egingo dio aurre hurrengo hilabeteei zure gobernuak lehendakari jauna
eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egun on nola egingo dion aurre gure gobernuak etorkizunean begira

lehen egunetik izan dudan eta izan dugun jarrera gogo

gobernu programa bat dugu gizartearekin hartutako konpromisoa eta programa hori betetzea da gure lehentasuna ondo baino hobeto ezagutzen dut legebiltzar honetan dugun posizioa

hori ere lehen egunetik ezagutzen dut legealdi honetan eta aurrekoan ere horregatik eusko jaurlaritzak ahalegin guztiak eta bi egin ditu eta egingo ditu
adostasunak errazteko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

ba beitu lehendakari jauna ahalegin osoak egiteko aurrekontuetan gure hamabost proposamenetik

eman diguzue ezezko bakarra zuzena eta gainera askotan ezezko politikoa

sozialenak zure gobernuaren marketina eta zure politikaren errealitatea

badakigu la navalaren erreskatea barnean ez duten aurrekontu batzuk

elkarrekin podemosen babesa ezta ere enpleguaren

ezta ere hainbat milioi gastatzen dituztenak emakumeen berdintasunerako perbertsoak diren partidetan edo opusen eskoletarako konbenioak mantentzen dituztenak

murrizten oinarrituta dauden aurrekontuak edo berrikuntza bezala produktibitate plusak altu karguei bermatzen duen aurrekontu batzuk

alde ezta bi abstentzio gure aldetik bide sozialarik gabe

euskal ezkerraren babesa geure konpromisoak ez daude

geure kezka geure kezka ez da zure gobernuaren egonkortasuna bakarrik

gure kezka ere zure koherentzia eta sinesgarritasun falta ez da geure kezka bakarrik baizik eta alderdi sozialistak eta euskal herria bilduk alderdiaren alternatiba bezala aurkeztea bakarrik hauteskundeak heltzean geure kezka argia da legebiltzar honetan gehiengo aurrerakoi bat dago bide sozial bat emateko herri honi baina alderdi sozialista eta euskal herria bildu beste aldera begira daude zure gobernuaren makuilu izateko badaude beraiek

herri honi bide sozial bat ematea da ez euzko alderdi jeltzalearen boterea sostengatzea hurrengo urtetarako
eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

nori zuzendutakoa izan den dena den hau da

benetan aurrekontua aipatu dezakegu eta bertan agertzen diren proposamenak aurrera ateratzen saiatuko gara martínez jauna adibidez inbertsio publikoa ehuneko zazpia igotzen adibidez langile guztiei soldata igotzeko berrehun milioi euro lehenesten rgirako laguntzak gehitzen laguntza gehien behar duten jubilatuak barne

eta oarsoaldean ekonomia berpizteko laguntza berriak martxan jartzen berrikuntza sustatzeko laguntzak ehuneko bosta baino gehiago igotzen haurreskolentzako lau eta erdi milioi euro edo euskal herriko unibertsitatearentzako hamar milioi euro gehiago igotzen edo onartzen

lehen sektorea bultzatzen trenbidea sarea hobetzen etxebizitza berriak eraikitzen laguntzen

bidasoa eta zumarragako ospitaleak berritzen edo onkologikoa sare publikoan txertatzen datozen hilabeteetan egin ditzakegun ekinbideak dira eta kasu askotan beste erakundeekin batera eta enpresa edo elkarteekin elkarlanean hau da

hau da gure bidea eta oraindik ez dakit ondo zergatik eta zertarako bide horretan elkarrekin podemosek ez du nahi izan parte hartu ez dakit planteamendu hutsalez gain alternatibarik eskaini gabe proposamen guztien kontra jartzea erabaki duzue

ditugun aukera guztiak baliatu hazkundearen eta enpleguaren alde egiteko nahiko eta nahiko soinu eta arazo dago bai inguruan

bestelakoa da auzolana hau da elkarrekin aritzea pertsona guztien ongizatea bermatzeko eta aukera berriak eskaintzeko akordio hauetarako

turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina kontsumobide kontsumoko euskal institutuak ekitaldi honetan garatu dituen ikuskatze kanpainei buruz herritarrei gai garrantzitsu batzuez

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina legealdiaren balantzeari buruz

alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzar buru andrea alonso jauna oso ondo baloratzen du eta asko daukagu egiteko eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

alonso jauna bi urte hauetan euskadik aurrera egin du betetzen ari gara

egunero irekiaren bitartez betetzen ari da gure jarduna sustatzen duten hamabost plan estrategikoak aurkeztutako hogeita zortzi lege proiektuetatik

eta beste bederatzi tramitatzen ari gara alonso jauna horiek dira zenbakiak indartu egin ditugu hazkunde ekonomikoaren eta giza garapenaren oinarriak

krisi hasi zenetik lehenengo aldiz dagoeneko bost urte daramatzagu etengabekoa hazkunde ekonomikoan euskadik aurrera dihardu indarrez eta sendotasunez beraz balorazioa ona da alonso jauna hori bai

baina oraindik lehen esan bezala asko geratzen zaigu egiteko bi urte ditugu eta lau erronka azpimarratzen ditut emakume eta gizonen arteko berdintasuna

eta hobea lortzea aurrera dihardugu eta bidea dugu aurrera egiten jarraitzeko aukera hori ezin dugu galdu señor alonso hemos avanzado

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eskumenen transferentziari buruz urruzuno jauna zurea da hitza

lehendakari jauna aitortu beharra daukat interpelazio honen abiapuntua azaroaren hamalauan kokatzen dela azaroaren hamalauan bertan izandako gertakariei esker

azaroaren hamalauan hiru gertakari eman ziren nagusiki bueno hiru gertakari era isolatuan

inolako zalantzarik gabe iturburu berbera edota egoeraren azterketa beretik datozen hiru gertakari alde batetik zu zeu eta presidentearen arteko bilera bat egon zen beste alde batetik egon zen transferentzien ponentzia teknikoaren bilera eta egon zen ere kurtso judizialaren hasieraren ekitaldia batean zuk zeuk

paktatu nahian dabiltzanean zuk zeuk torrari eskatzen zenion oportunitate bat emateko

saiatzeko egoeraren distentsioa bilatzen eta

hori eskaintzeko parada edo izan dezakeela katalanak berriro diot autodeterminazio eskubidearen erreferendum bat lortzen saiatzen ari direnean egun berean bertan

ponentzia teknikoan esaten zaizu edo gobernuari esaten zaio ez digutela emango ezta a pe baten bost kilometro ere alde batetik eskatzen diogu torrari konprentsioa eta ulermena

baina aldi berean psoek guri esaten digu ez daukagula ezta bost kilometro ere beste alde batetik kurtso judizialaren hasieran zuk zeuk

lealtad constitucional baina kontua da ekitaldian bertan ibarra jaunak zuri eajri edo guri ez dakit eskatzen digula gauza bera

autogobernu ponentzian erabakitako oinarri eta printzipioak konstituziotik haratago doazelako

nola ulertzen da hori nola ulertu daiteke nahasmen guzti hori

eta hiru gertakari horien iturburu berbera berbera horretan dago eta datorren astean beharbada izango dugu honetaz sakonago hitz egiteko aukera bat gu ados gaude zuen zuzenketan jasotzen diren terminoekin

jasotzen da imposición pertenencia desde la obligación antidemocrática falsa gu ados gaude horrekin guretzat eta uste dut hau orain dela hilabete bat esan nizula gu diagnostiko horrekin bat egiten dugu kontua da

ea hortik eratortzen den estrategia horri aurre egiteko zein den diagnostiko batek behar du errezeta bat diagnostiko horri egokitutako diagnostiko horri dagokion errezeta bat buruko mina

buruko mina baldin badago ez du balio tirita bat jartzeak buruko minari ez dio inolako eraginik egiten tirita batek

eta badirudi astelehenean egongo dela akordio bat trenbide sareko bi tramoren baitan eta beste bat aipatu ap bateko bost kilometro horien baitakoa

ez negoziazioaren ondorio tribunal konstituzionalaren sententzia baten ondorio eta zergatik dago tribunal konstituzionala horretan ba zuek diozuen bilateraltasun hori ez delako ez dagoelako sistema arautu bat non lehendik onartutakoa bere denbora normaletan gauzatzen den hori ez dagoelako eta astelehenean badirudi berriro bolanderak botako dituzuela

bezala izendatzen du gertatutakoa benetan benetan

constante una tomadura de pelo constante baina lasai ze berehala ateratzen da marlaska ministroa gauzak bere lekuan jartzen eta esaten du

ahaztu ez dago gizarte segurantzarik eta ez dago espetxetako transferentziarik beraz zazpi urte pasatu baldin badugu izugarrizko lehorte batean zuek biok erkoreka jauna eta urkullu jauna

joan zinetenetik ez baldin bada egon mugimendurik ze mugimendutarako bermea daukagu hemendik aurrera nola eman zen biok sinatu edo akordatu zenuten akordio hori orain dela zazpi urte

galdera hau egiten dut uste dudalako gaur eguneko egoerarekin izugarrizko antzekotasuna daukala egoera horrek eta dauka puntu bat amankomunean eta da psoeren gobernuaren ahuldadea

bilateraltasunaren fase batetik pasatu gara merkadeoaren fase batetara eta horrelako transferentziak tantaka tantaka eskuratzeko hori behar da madrilgo gobernuaren unean uneko ahuldade bat eta hori ez dagoen bitartean hemen ez da ezer

mugitzen orduan berez estrategia zein da zein da estrategia madrileko gobernuaren ahuldadearen zain egotea

heltzen zaigun eta hori gerta dadin zer egiten dugu

begoñako amatxuri kandelak jarri edo zer da egin behar duguna hori gertatu dadin

legebiltzar honetan interpelazio beretsuarekin esaten zenidan legebiltzar honetako taldeen arteko adostasuna baldin badago egongo balitz

egoera honi eta nik esaten dizut badago guztiok gaude ados horretan

betetzen ez dutenak ere alderdi popularra eta alderdi sozialista ere ados omen daude autogobernua betetzeaz are gehiago esango dizut autogobernu ponentzian guk erabakitze eskubidea esaten dugunean beraiek esaten digute ez ez ez ez erabakitze eskubiderik ez

eguneraketa gernikako estatutua baina

hau da da ez betetzea da beraiek izatea mekanismo guztiak guk erabakitzen ditugun gauzak indargabetzeko guk inolako bitartekorik edo mekanismorik ez edukitzeko gure erabakiak errespetarazteko hau da gernikako estatutua jaun andre horientzat

hemen ganbera honetan hiru azken alderdiak direnak

bankada horretan sartzen diren guztiak madrilen gehiengo absolutua dira madrilen gehiengo absolutua dira zergatik ez dute betetzen

gertatutakoa orduan nik esaten dudana da hori aprobetxatuz ikusita alderdi sozialista zure gobernu kidea dela eta

gobernua dela bere horretan nik galdetu nahi nizuke

zein da bere ekarpena guzti honetan laguntzen du

esaten digu guk elkarbizitza oztopatu egiten dugula

horiek dira beren terminoak eskumenen inguruan zein da beraien ekarpena zein da beraien ekarpena laguntzarik eskaintzen dute gutxienez ez dakit

ezer lortu du praktikoki ezer lortu du alderdi sozialistak zein da bere papera gure interesak defendatzen ditu madrilen ala alderantziz da

guk ikusi dugunaren arabera desde luego autogobernu ponentzian euskal herritarren eskubideak asko ez dugu uste axola zaienik beraz hori da gure galdera zer egingo dugu transferentziak ez datoz ez datoz

arazo horri aurre egiteko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

urruzuno jauna diagnostikoa estrategia ahuldadea zer egingo dugun itoa despropositoa

diagnostikoaz hitz egin duzu eta diagnostikoa oinarritzen duzu hasiera batean behintzat zure parte hartzearen hasiera luze batean

oinarritzen duzu egun batean gertatutakoaz eta diagnostikoa egiterakoan

eskualdatzearen kontuan hain zuzen ere nolanahi ere azkeneko galdera da interpelazioan planteatzen didazuna zein asmo du lehendakariak eskumenen transferentzia gauzatzeko hori da galderan planteatzen didazuna beno ba nire asmoa eta

programa betetzea da nire gobernuarena programa betetzea da eta gernikako estatutua osorik betetzeko helburua gure programan dago hori

hori lortze aldera eusko legebiltzarrak aurtengo apirilaren hamabian eta ekainaren hogeita zortzian

proposamen horretan espainiako gobernuari eskatzen zaio lanerako egutegi bat eta plan bat hori lortze aldera egunero eta egungo eta aurreko espainiako presidenteei karta bidez helarazi nien legebiltzar honek oinarritutako edo onartutako proposamen hori nire asmoa da eskualdatze prozesua bukatzeko ahalegin guztiak

eta ekintza politikoa uztartzea ezinbestekoa delarik nire ustez gaur aipatu egin dituzun edo aipatzen dituzun transferentzia zehatzen gainean esan diezazuket duela gutxi aditzera eman nuen itxaropena

eta bai agian ez hiru transferentzietan

negoziazio bat beharrezkoa izan da ez da nahikoa

negoziazio bat beharrezkoa da lehen akordio bat izan da lehen urrats bat eusko jaurlaritzan positibotzat jotzen dugu urrats hori elkar ulertzearen eszenatoki berrian jartzen gaituelako ministro baten hitzak

materia baten inguruko akordioak ez dakarrela halabeharrezko adostasun automatikorik oraindik eskualdatu gabe dauden eskumen guztiei dagokionez behintzat

onartu egiten dut baina utzidazu gaur behintzat baikorra izaten neurriz baina baikorra azken finean

espainiako gobernuak azken negoziazio honetan beste jarrera bat agertu egin duelako hiru eskualdatzeen kontuan edo hiru eskumenak eskualdatze kontuan

eskertzen dugun negoziaziorako eta akordiorako jarrera positiboa zuretzako emandako urratsa txikia izango da ezin naiz hala ere zurekin ados egon ez nator bat lortutakoa ez baita

gaia lehenik edozein transferentziak bere garrantzia eta inpaktua dituelako euskaditik eta euskadirako kudeatzea ahalbidetzen baita eta bigarrenik esan bezala jarrera berri baten keinu bat delako

eskualdatu gabe dauden hogeita hamazazpi transferentziak osatzeko jo mugan jarriko gaituen egoerari blokeoa kentzea dakarrelako ulertuko duzunez ez da lehendakari edo gobernu honen asmoa autokonplazentzia ezartzea

akordioa historikotzat jotzea ere baina halaber ez da lehendakari edo gobernu honen asmoa ere lortutako adostasuna mespretxatu

batez ere oraintxe bertan azaldu dizkizudan bi arrazoiengatik

ez da kontu hutsala euskadik kudeatzea etorkizun hurbilean errepide bat izango denaren tartea

kudeaketa bi esparru horietan bi linea horien funtzio eta zerbitzuen eskualdaketa garrantzitsua da gaur egun adif en titulartasunekoak dira eta orain espainiako gobernuak interes orokorreko katalogazioa kenduko die bi linea horiei ondorioz transferentzia egin ahalko zaio gure erkidegoari ez da kontu hutsala zazpi urte eta gero

erdiestea ez da kontu hutsala konfiantza eta leialtasunezko giroa sortzea behintzat niri dagokidan aldetik eta nire solaskidetzari dagokion aldetik duela bi aste esan egin nizun bezala berriro diotsut hitza eta ekintza formula aplikatuz gero

eta espainiako gobernuaren inplikazioa bilatzen jarraituko dugu estatutu prozesua osatzeari begira hitza eta ekintza transferentzia guztiak

kudeaketarena ere denak azken finean denak gernikako estatutuan jasota eta onartuta daude denak legedira eta denak bete behar ditu espainiako gobernuak beraiena da legea betetzeko ardura eta zure hitzetatik susmatzen dut

puntu bat edo deserosotasun puntu bat igarri egiten dut gobernu hau gai delako

espainiako gobernuarekin akordioak euskadirentzat onak izan arren ulertzen dut espainiako gobernuarekin astelehenean sinatuko den akordioak

baina nirekin bat egingo duzu urruzuno jauna lortu dugun akordioa positiboa dela euskal gizartearentzat eskerrik asko eskerrik asko

bai beno uste dut berrogei urtetan gertatu denak

nik ez dut nire diagnostiko guztia egun baten gertatu denarekiko egiten egun horretan gertatu dena izan da oso oso oso adierazgarria baina islatzen du berrogei urtetan hemen gertaturikoa

hori da egoera eta egoera hori afrontatu behar dugu

guk uste dugu afrontatu behar dena momentu honetan esan duzu negoziazioa egon dela eta nik ez dakit zeri

hemen erregelamendu arautu bat baldin badago gernikako estatutuaren aplikaziorako tribunal konstituzionalak ez dauka lekurik guzti horretan baina sartu behar izaten da baina sartu behar izaten da eta gero ez da interpretazio kontua

urrats txikia izan daiteke zuretzat beharbada ez da garrantzitsua baina guretzat garrantzitsua da kontua ez da botila erdi hutsik edo erdi beteta ikusten dugun kontua da botilak zuloa duela

eta nola lortzen dugun botilari tapoi hori jartzea zeren bat konformatu daiteke botila hutsarekin eta bestea ez baina kontua da botila horrek ura galtzen duela eta nola egiten diogu aurre horri hori da

gure galdera beste alde batetik esaten duzu jarraituko dugula egutegiarekin egutegia astelehenean beharbada egutegi bat aurkeztuko zaie

beraiek daukatela konpromisoa egutegi bat aurkezteko baina patuak ere hala nahi izan du ez da bilatutako zerbait baina espainiar gobernuari badakizu zein egunetan bukatzen zaion epea

abenduaren hogeita zortzian inozente egunean kontuz beste inozentada bat sartuko ez ote diguten

honi jarraipena emango ez ote duten

berriz diot arazoa hori da da ezberdinen arteko harreman eredu baten arazoa ezberdinen arteko

da daukaguna eta guk uste dugu eta uste dut orain dela hilabete ere bota nuela guk uste dugu hemen

bukatu baldin bada aspaldi aspaldi eta uste dut hori da idoia zenarruzabeitia lehendakariordea bi mila

ibarretxe planaren hastapenetako ponentzian jada esaten zuen pasatu dugu bilateraltasunaren fasea pasatu dugu

eman digutena kentzeko fasean dago jada gobernua hori esaten zuen orain dela hamabi hamairu hamalau urte guk uste dugu eszenatoki horretan kokatu behar garela

guk planteatzen duguna da beharbada ganbara honetan etxe honetan eratu beharko litzatekeela batzorde berezi bat

guk geuk jo beharko genukeen emango ez dizkiguten transferentziak gauzatzeko aztertzeko eta

hori da gure proposamena uste dugu hemen batzorde berezi bat sortu behar dela espainiar gobernuaren borondatea berrogei urtetan oso argi geratu delako guztion artean pentsatzeko emango ez dizkiguten

nola garatzen ditugun nola artikulatzen ditugun eta azken momentuan nola egikaritzen edo eta

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urruzuno jauna berrogei urtetaz hitz egiten duzu berrogei urtetan gauza asko gertatu egin da gauza asko
eta uste dut gauza batzuk ere testu inguratu egin behar direla gertatutako guzti horretan negoziazioa aipatu egin duzu baita

lehendakariorde batek esandakoa begira nik gogoan ditut oraintsu izan direla demokrazian izandako lehenengo lehendakariak oraintsu esandakoak ere

planteamenduak eginez izan ere nola nahi

horretatik bere garaiko lehendakariordea esandakotik eskuratu egin ditugu

izan diren eskumenak jaso egin ditugu eta berriro diot lortu dugun akordioa ona da euskadirentzat hemendik aurrera eusko jaurlaritza adibidez trenbidea azpiegituren titular eta administratzaile izango da horrela azpiegiturak eta euskaditik igaro diten trenbide lineak eta zerbitzuak aratu ustiatu

negoziazio baten ondorioa da ez da bakarrik epai baten ondorioa kuantifikatu egin behar da zenbatu egin behar da

onartzen dut urrats bat dela eta onartzen dut urrats asko falta direla euskal autonomia erkidegotik

eta herri lanen inguruko eskumena betetzeko aldarrikatzen dituen hamaika tarteetako bi baino ez dira eta onartu egiten dut hau eusko jaurlaritzaren aldarrikapen historikoa da eta gure programan jasotan dago bi alderdian arteko programen jasota dago

eta honi esker foru aldundiak foru aldundi batek kudeatu ahal izango du gure erkidego barruko eskuen banaketari jarraiki beste urrats bat

hirurogeita zortzi geratzen dela eskualdatu gabe adibidez eta horretan ere bagara

bukatzeko gobernu honek frogatuta utzi du nabarmen ez dela negoziazio mahai batetik altxatzen ahalik era adostasun batera aukera guztiak agortu arte gobernu hau ez da negoziatzeren beldur

aurrean solaskide bat izateaz aparte solaskide horrek belarriprest jarrera agertu behar du erantzukizunez jantzita entzuteko prest eta proposamen errealistekin espainiako gobernuarekin erdietsi dugun akordioa gauza bien uztarketaren

laneko edo lanerako gaitasuna eta materien gaineko ezagutza sakona ahaztu gabe

hasitako bidetik jarraituko dugu errepidetik edo trenbidetik helburu garbi baterantz

osorik betetzea beti ere adosteko borondatearekin oraintsu aipatu dizkizudan premisen oinarritik entzuteko gaitasuna eta

uste dut baliagarriak direla edozein negoziazio forotan aurrekontuena barne eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eusko jaurlaritzako osasun sailak bizi duen krisiari buruz

zurea da hitza mila esker presidente anderea

lehendakari jauna pasa den azaroaren hamabostean osakidetzako hogeita hamabost

erakundeei eta oro har gizarteari eskatu zenigun iraganari begiratzea

esker eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

aste bat joan den asteko ostiralean donostian izandako

urteurrenaren ekitaldian nik aipatutako hitz batzuk erabili dituzu eskatu bai eta eskertu ere bai egin nuen macazaga anderea baina dena dela gaira etorriz eta egoera bere onera ekartzeko erantzukizuna eta konpromisoa dira gakoak osakidetza hasieratik hartu ditu

osakidetzak hasiera hasieratik hartu du bere gain konpromiso hau ikerketa azken bururaino eramatea eta enplegu publikoaren eskaintza erabat bermeekin gauzatzea

eta haren balioak indartzearen aldeko erantzukizuna etorkizunera begira sistema hobetzearen aldeko konpromisoa ere bere gain hartu du osakidetzak hala maría jesús múgica andreak hartutako erabakia bat dator konpromiso horiek gauzatzeko nahiarekin izan ere

modu argian aitortu dugu arazoak izan direla lehen egunetik eta gogoratzen dut ekainaren bostetik publikoki bertatik hartu dira neurriak

azkar eta zuhurtziaz aritu gara ikerketa osoa sakona

arartekoarekin eta fiskaltzarekin ere lankidetzan ari gara erabateko gardentasunez ari gara ez izan zalantzarik

eta ikuspegi horretatik aztertu behar da múgica andreak momentu honetan hartu duen erabakia

onartu beharko duzu bere dimisioa konfiantza bilatzeko testuinguru horretan kokatu behar dela izan ere eredu berrian ageri diren egiturazko aldaketetarako behar beharrezkoa da ahalik eta konfiantzarik handiena lortzea eragile guztien konfiantza hausnarketa eskatzen dizut eta baita ere gizarte osoari

hogeita hamabost urteetan ondo merezitako prestigioa eta prestigio hori bai

aurreko erregimenetik egindako opeen sistemaren ondorioz

gaur egun euskal gizarte osoaren ondasuna da osakidetza

guztioi dagokigu prestigio hori indartzea eta hobetzea egunez egun hobetuz bai baina aldi berean eskaintzen duen kalitatezko zerbitzu publikoa aitortuz hausnarketa eskatzen dizut onartu dezagun osakidetza erreferente bat dela arreta sanitarioan euskal gizartearen babes osoa irabazi egin du

lehen urtetik eta hogeita hamabost urte hauetan onartu beharko dugu osakidetzako eta osasun saileko arduradunek egoki kudeatu eta antolatu dutela zerbitzua ez ehuneko ehunean noski baina denon konpromiso horrek izan du zer esanik irabazitako prestigioan pasaden ostiralean berriz ere aipatzeagatik

urteurrenaren ospakizunak eta ondorio argi bat konpartitu dezakegu euskal osasun zerbitzua euskal gizarte osoaren lorpena da lorpen hori bermatzea eta hobetzea dagokigu etorkizunari begira

aitortzea osakidetzak euskal gizarteari eman eta ematen dion zerbitzua esan nahi du defendatzea osakidetza erakundea eta haren etorkizuna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko macazaga anderea lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

baina nahita ez osakidetzak eskaintzen duen zerbitzu publikoa euskal gizartearen babesa dauka osakidetzak eskaintza publikoa partaide guztientzako berme osoarekin bukatzeko konpromisoa dauka nahita ez osakidetzak hobekuntzak proposatuko ditu etorkizuneko eskaintza publikoak hobetzeko señora macazaga

gure esku dagok antolatutako kontsultari buruz sémper jauna zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko presidente andrea señor lehendakari señoras y señores consejeros

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gure esku dago ekimenak donostiarako egindako deialdian hogeita zortzi mila lagunek parte hartu zuten

parte hartu zuten guztiek ere errespetua merezi dute eta bi oinarri edo bi

ez dut uste gizarte mugimenduek erakunde publikoak ordezteko alternatiba bihur daitezkeenik baina bai uste dut ordea herritarren mobilizazioak demokraziaren adierazle direla eta errespetatu beharrekoak besterik ez eskerrik asko

social y político y este es el problema eskerrik asko sémper jauna amaitu da denbora lehendakari jauna zurea da hitza

arrakasta izango duzunik azken hilabeteotan daramazuen estrategia honetan eusko jaurlaritza bere onetik ateratzekoaren

autogobernuari dagokionez nazio baten parte izatearen sentimendu oso desberdinak daude gure herri honetan bai baita helburu politiko oso ezberdinak ere sémper jauna aitortzen dut

bizikidetza sendotzeko horretarako beharrezkoa da errespetatzea entzutea eta eztabaidatzea baita gizartetik jasotzen ditugun proposamenak

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina euskal osasun sistemako emergentzietako zuzendaritza izendatzeari buruz uria jauna zurea da hitza

osakidetzako emergentzia kudetzako zuzendari berriaren autaketaren

eskerrik asko uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

presidente anderea legebiltzarkideok sailburuok uria jauna

argitu beharra daukat galdetzen didazun postua emergentzietako kudeaketaz zuzendariarena dela hau da zuzendaritza postu batez

eskerrik asko sailburu jauna efectivamente ekainaren hogeita bosteko seiehun eta berrogeita hamazazpi barra bi mila hemezortzi

uztailaren hamaseian argitaraturikoan

zuzendari postu bat atera zen deialdia abuztuan hogeian

izendapen ofiziala zuzendari berria zenbait

azaldu denez erlazio zuzena du osakidetzako giza baliabideen eremuko arduradun batekin eta hara non hor erabaki zuten izendapena pozik geunden osakidetzako giza baliabideen

proposa berriarekin osasun sailburuak

aurkeztua batzorde parlamentarioan aztertzen ari gara agiri berriak zera dakar nahitaez beharreko jokabide kode bat postuak eta karguak hautatzeko

berrian dauden kideentzat espero genuen egiaz proposamen berriaren inguruko arrastoak izango genituela

beste aukera bat galdu da aurkeztu diren zazpietatik badirudi zuzendari berriak aurkeztu diren gehienek baino kurrikulum askoz hobea duela osakidetzako emergentzietako giza baliabideetako zuzendari

postu utzi berria bera ez duelako sinesten gertatu dena

ohi batzuk haiek ere gertatu denarekin

itxura denez izendatu berri denak deialdian finkaturiko minimoak betetzen ditu bai eta ez dakar bere curriculumean emergentzian kudeaketan profesionalki

ez dauka eskarmenturik hartu duen lanpostu berrirako

hilabeteak daramatzagu mintzatzen ustelkeriaz erabaki klientelistez

eta oraingoan joera horiek berretsiak izan dira erabaki ez oso etikoa kontseilari jauna ez dugu eztabaidatuko

objektiboago gardenago eta demokratikoagoaz baina emaiguzu adibideren bat

lagunduiguzu ulertzen zer proposatu nahi duzun

osakidetza indartzen gaur berriro diot

hau ez da egin asmo denaren eredua hau pena eskerrik asko uria jauna darpón jauna zurea da hitza

zuk galdetzen didazun pertsonak deialdian zehaztutako baldintza guztiak betetzen zituen lanpostutarako pertsona egokia zela frogatuz esan bezala deialdian zehaztu ziren betebeharreko baldintzak

ondorengo bi baldintzak eskatzen ziren alde batetik unibertsitate titulua izatea eta bestetik administrazio eta kudeaketa esperientzia izatea

didazun pertsonak bi baldintza hauek betetzen ditu eta horrez gain emergentziak bezalako zerbitzu garrantzitsu batek behar duen konfiantza erakutsi du

izan ere hainbat izan ziren deialdi horretara aurkeztutako pertsonak eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatuta aurkeztu direnen artean pertsonarik egokiena aukeratu da ez dago besterik uria jauna

beti bezala gardentasunez eta erantzukizunez eraman da aurrera besterik ez eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna
gai zerrendako hamargarren puntua galdera josu estarrona

kode etikoa betetzea eta etika eta gobernu onaren batzordearen funtzioaren inguruan estarrona jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi erkoreka jauna tribuna honetatik askotan

esan dugu aritzeko modu batzuk ohikoak izateagatik ez direla normalak eta hauek ez ditugula normaltzat hartu behar eta nahiz eta legalak izan ez direla etikoak

del gobierno en el departamento de educación ba imajinazio ariketa alde batera utzi dezakegu hau errealitate bat delako eta gustatuko litzaiguke jakitea etika publikorako batzordearen lehendakari zaren heinean uste duzun gutxienez gutxienez goi kargu honek kontsulta bat eginda beharko zukeen eta ikusita egin ez duela

eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea estarrona jauna

zuk aipatu duzun gaiaren harira etika batzordean ez dugu jaso inolako kontsultarik

eta azken hauen artean salaketen artean ez

bideratzen eta tramitatzen ditugu eskerrik asko erkoreka jauna

estarrona jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

aitortuko dizut nik zure galdera irakurri nuenean lehenik eta behin legebiltzar honetan izandako aurrekinak aztertzen hasi nintzela nire sailarekin zerikusirik ez daukan gai bat delako zeharka baino ezta eta bai konprobatu nuen azken bost sei hilabeteetan zu zeuk aurkeztutako

funtsean ahozko eta idatzizko galdera batzuk eta dokumentazio idatzi bat eskatzen

hezkuntza sailburuari zuzenduak bera baita arlo honetako eskumenduna eta denak behar bezala

ustez gauzak ikusi ditudan moduan ekimen horietan zuk izan duzu aukera bai zure desadostasunak edo zure diskrepantziak erakusteko ez bakarrik jaurlaritzaren

eta legebiltzar honen kontrolpean ez dago eta

neurri batean gauzak erabat bortxatuz orain arte eztabaida politiko bat izan dena orain etika publikoko gai batean bilakatu nahi duzu

eta zure galderan eta orain beste horren beste ikusi dut portaerak edo eta jokamoldeak aipatzen dituzu oro har identifikatu gabe nor izan daitekeen horren ingurukoak gaur bai aipatu duzu pertsona bat kargu bat zuzenketa bat egin behar dizut zuk esaten duzu pertsona horrek kargu horrek bere

hartzeko eskubidea berari dagokiola eskubidea hain zuzen ere zentro horren onarpena egiteko ala ez egiteko ez dago ez dagokio berari eskumen hori beste sailordetza baten kokatutako beste zuzendari bati dagokio beraz berak ez du interesen konfliktorik izango

arazo pertsonalik edo etikorik izango espediente hori erabakitzeko orduan

imajinatuko duzu hezkuntza sailburuak zuri hainbat aldiz emandako

jasota dagoelako eta aktetan behar bezala

etika batzordea ordezkatzea ni etika batzordeko kidea naiz etika batzordeak konposaketa bitarikoa dauka bi pertsonak osatzen dugu administrazioaren izenean eta beste bi pertsona kanpokoak beraz nik ezin dezaket

ala nola pentsatu dezakeen ala gai hau honen inguruan planteatu daitezken kontuak nola erabaki ditzakeen ezin dezaket zuk orain baino lehenago ere zure planteamenduak eginda dituzu etika batzordearen aurrean zuk zeuk beraz badakizu bidea zein den eta norbaitek zerbait galdetu edo kontsultatu nahi badu etika batzordea horretarako

beti planteatu behar direla gaiak galdetuz ze pertsona konkretuk ze erabaki konkretutan jokatu duen zer nolako etika arauaren kontra ez

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera iñigo

bilboko metroaren laugarrena lineari buruz martínez jauna zurea da hitza

eta eraikitzeko proiektua eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

martínez jauna aurreko legebiltzarreko kontrol plenoan nik uste dut interpelazio bat izan zela hain zuzen ere alderdi popularrak egindakoa eta bertan nik uste dut luze eta zabal erantzun genuela baina ez daukat inongo arazorik berriro aipatzeko

une honetan eusko jaurlaritzaren lehentasuna da eta gero aipatuko ditut denbora baldin badaukat rekalde irala eta bilboko hegoaldeko eremurako garraio publikoa nola antolatuko den txosten informatibo bat egitea eta horretarako aurrekontuetan bi mila hemeretziko aurrekontu proiektuetan dirua dago aipatu nuen baita ere non bilatu behar den etsko aurrekontuan dago bertan txostenak eta proiektuak aipatzen dira

daude bertarako eta milioi bat berrogeita hamar mila eurotako azterketa aurreikusi da eta gainera aipatzen nuen gure helburua zela

eskerrik asko eskerrik asko tapia
erantzuteko martínez zatón zure aukera da

egin dezatela bilboko treneko laugarrena linearen azterketa informatiboa parte hartze prozesu bat bermatuz eta hemeretziko aurrekontu ekitaldian jaso dezatela beharrezko

parlamentu honetan aprobatu zena eta non geratzen da akordio hau non geratzen da

pasaden astean eta gaur entzun dugunarekin zer egiten dugu legebiltzar honetan aho batez onartutako akordio honekin

llanos eta ugarte andreen sinadurak baina ez dakit non dauden andueza eta zorrilla jaunenak zer egin behar dut nik legebiltzarkide honek nik ezer

bete dut nire hitza bete genuen gure hitza eta legebiltzar honetako akordio hau

badakizue zer egin duzue hau apurtu apurtu egin duzue hau apurtu duzue

eta ez beste ezer eta zertarako balio du puntu honetan jaurlaritza honen hitzak zenbat aldiz eztabaidatu dugu

asunto hau zenbat aldiz eta arazoa ez da zenbat aldiz eztabaidatzen dugun gai bat legebiltzar honetan asuntoa da arazoa da zenbat urte daramatzate

bost hamar hogeita bost zenbat urte daramate

laugarrena linea laugarrena linea moyua eta rekalde eta ez beste ezer

moyua rekalde ez beste ezer egin behar da injustizia historiko batekin bukatzeko rekalde irala peñascal eta hango

metro garraio honek kohesio sozialerako tresna ezinbestekoak direlako zein da lehentasuna

bat bihar argi geratuko da bilboko manifestazioan baita ere zergatik orain ez duzu

honi buruz niri egindako erantzun batean

orain hain beste edo aitzakia berriekin esaten duzue

hori ez genekien duela zazpi hilabete akordio honetara heldu ginenean eta gainera berriro esaten dut moyua rekalde non demontre geratzen da hor abandoko geltokia zer zerikusi dauka abandoko geltokia

esaten duzue baita ere ezkerraldekoa cercaníasek abandon geltoki berri bat behar duela eta zer demontre zerikusia daukan horrek moyua eta rekalde linearekin

nik ez dut ikusi eta ez zenuten ikusten hau duela zazpi hilabete

alderdi guztien artean sinatutako akordio hori zuen partetik adar jotze bat besterik ez zela izan eta pena da aski da esan gaur

proiektua egingo den ala ez bai ala ez tapia andrea eskerrik asko martínez jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea ez zaitez aztoratu martínez jauna aurreko

egin zuen gauza berbera egin duzu eta gure iritzia ez da aldatu eta ez da iritzia da egiteko modua eta aipatu nuen zergatia oso argi nik uste dut lehendabizi geneukan konpromiso bat lotuta eta zen

eta bukatzen ari da uztailean bukatu behar zuen enpresak eskatu du epea luzatzea eta abendurako bukatuko du hori zen konpromisoa eta hori aipatu nuen aurreko astean ere hori argi dago zergatik aipatu nuen gainera estudio informatibo bat berriro azterketa informatibo bat egin behar zela

ez dute papela papela da proiektu konstruktiboa egiten hasten denean

behar beharrezkoa da berriro ere eta kasu honetan horrela gertatzen da azterketa informatiboa egitea baina hori askotan gertatzen zaigu eta sostengatu egin behar da eta aipatzen genuena zen azterketa informatibo honetan beste gauza batzuk ere jarri behar dira eta ez orain bakarrik hori eztabaidatu genuenean eta llanos andreak aurreko astean esaten zuen baita ere bizkaiko mugikortasun agintaritzan

eta bilboko hiriaren gainetik ezin dugunez jarri kontutan hartu behar dugu guzti hori txosten honetan eta prozedura prozedura da eta juridikoki sendotasunez aritu behar dugu zeren bestela obra bat martxan jartzen dugunean segurtasun hori gabe

lehendabiziko tramoa bukatzear dago eta emaitzak jakingo dituzue bidaliko da eta egingo duguna da

linea osoa eta soluzio osoa irala rekalde eta bilboko hegoaldekoei

guztiei ahalik eta erantzunik egokiena emateko foru aldundiarekin adostuta eta udalarekin adostuta eta noski

esaten duena kontutan izanik baina inoiz ere ezin dugu txosten juridikoak eta segurtasun juridikoaren gainetik gure borondatea jarri eta hori

baina momentuz hartutako konpromisoak proiektuak eta martxan jarri beharrekoak martxan dira eta ez da ezer atzera bota eskerrik asko

tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina emakumeen eta gizonen arteko desparekotasuna sustatzen duten enplegu eta gizarte politika patriarkalei buruz guanche andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuak egun on guztioi elkarrekin podemosentzat leku garrantzitsua dauka emakume eta gizonen arteko berdintasunak eta ez gaur azaroaren hogeita hiru delako eta hilaren hogeita bosteko manifa hurbil delako ez gaur hona

dudala igo naizelako edo hizkera inklusiboa

ez funtsezko leku bat du politika feminizatu nahi dugulako proiektu politiko feminista bat dugulako

halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duen

eta halaber ahaztu duzue ez bakarrik generoa txertatzea egiazko aldagai transbertsal gisa baizik eta ahaztu duzue erantzunkidetasuna ere badela adinekoak eta mendekoak zaintzea ahaztu dituzue zeuen arabekoak ez diren familia osatzen dituzten emakumeak emakumearen aurpegi duen pobrezia

eta ahaztu duzue generoarekin lotuak diren adierazleak ezartzea zeina ez baita soilik datuetan sexuak bananduta

lanbideren erreforman ez dagoela genero ikuspegirik eta gainera kontziliazio zailduko duen erreforma eredu bat proposatzen duzue

eta ez duen ematen alternatibarik lan egin nahi eta seme alabak bakarrik hazi behar dituzten emakumeentzat eta horixe ari da egiten zure saila

mugi zaiteztela ez dezazuela babestu indarkeria matxista

pobre izateagatik bakarrik egoteagatik eta ez jakiteagatik nola gainditu lanbideren oztopo guztiak y al mismo tiempo

eta karramarro izate horretan eta atzerakada ibiltze horretan tematzea

cómo elkarrekin podemosetik hilabeteak dira azaltzen dugula eusko jaurlaritzak emakumeak txokoan uzten dituela politikak ez direla iristen emakume guztiengana eta ezinbestekoa dela berriz planteatzea

eta beharrezkoa dela bizirik dirauten emakume horietaz mintzatzea eta hau gelditu beharra dago hortaz mesedez

hartuko ditu zuen sailak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna sustatzen ari diren enplegu eta gizarte politikak zuzentzeko

zure galderagatik euskadik

horrela bada munduan zortzigarren lekua betetzen du hala ere nahiz eta garapen maila altua izan

gure herrialdean oraindik emakume eta gizonen arteko desberdintasunak

oraindik benetako berdintasuna lortzeko asko geratzen zaigu

atxikimenduaren kontua lantzen bai eta egungo familia egitura eta beharretara hobeto egokitzen diren guraso rol berriak sortzeko lanean ere

erantzunkidetasuna zaintzetan eta gurasotasunaren ikuspegi positiboa sailan garatzen ari garen funtsezko elementu dira este

eskerrik asko artolazabal andrea erantzunagatik

kutsu neoliberala dute eta are gehiago zuen eredu ekonomiaren

zuen garapen eredua ez da inoiz giza garapena ezta

jasangarria ere ez eskerrik asko guanche

lanbiden hatz marka behin betiko ezartzeari buruz garrido anderea zurea da hitza

esan zuen legealdi honen hasieran aldaketak egingo zituela babes sisteman

artolazabal andrea zurea da hitza eskerrik asko

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain

jarduera ekonomikoetarako eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planaren izapidetzea eta merkataritza jardueraren legearen aldaketa gelditzeari

eskerrik asko lópez de ocariz anderea arriola jauna zurea da hitza

prioritario o principal eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina global efficiency aranguren

becerra jauna zurea da hitza mila esker presidente andrea
legebiltzarkide guztioi egun on egun on arriola jauna

erakutsi nizun argazki hau batzorde batean eta suposatzen dut ezaguna duzula

herriak eta auzokoak kutsatzen eta zuek lana egin duzue kutsadura hori murrizteko baina ez da nahikoa izan

enpresak dituen kutsadura mugak altuegiak direlako eta altuegiak dira orain arte izan duen ingurumen baimena eta aktibitate lizentzia irregulartasunez lortu dituelako dakizuenez

jabeak enpresariak hor kokatuta zegoen beste aurreko enpresa baten lizentzia eskatu zuen eta

lortu zuen lortu zuen irregulartasunez betetako prozedura eta horretan adibidez bost urte zeramatzan itxita enpresaren lizentzia lortu zuen

beste jarduera bat egiteko ez aurrekoarena baizik eta beste bat egiteko harrigarria da lortu zuela harrigarriagoa da zuek ez duzuela ezer egin hori atzera botatzeko eta nire galdera da zergatik ez duzue ezer egin

eskatzeko enpresari bere jarduerara egokituta eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

jarduera lizentziak bai udalak ematen duela baina ingurumen

zure sailak ematen duela eta zuek ez duzue ezer egin enpresa honen atzean pnv dagoelako

gertu dago saldu zizkioten instalazioak jabeari

eman zien baimen hori irregulartasunez

eta utzi zioten kutsadura botatzen bi urtetan zehar

eurenak pnvkoak ziren irregulartasunak baina

eta orain zure jarduerarekin irregulartasunak babesten ari zarete eta zuk ondo dakizu eta

neurrian zuek erantzukizuna badaukazue eta etorkizunean egingo duzuen lan osoa alferrikakoa izango da hori

kasu honetan bitxiena da epaitegietan zuek jasotzen ari zaretela salaketa guztiak zuek jasotzen ari zaretela ez pnvrenak ez pnvkoak zuek jasotzen ari zarete orduan pentsatu

txarto zuek jasotzeko orain salaketak eta kontua da baimen hori irregulartasunez eman zela

hori eta ez baduzue konpontzen enpresa honek jarraituko du kutsatzen eta ondo dakizu eskerrik asko becerra jauna

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

buruz ubera anderea zurea da hitza egun on denoi egun on uriarte andrea

inoren babesa madrilgo kongresuan ere ez dauka babesik euskal herriko

ez dauka inolako babesik ezta udaletan ezta hizkuntza komunitatearen artean ere ez behintzat nahiz eta praktikan ikusi dugun hezkuntza sail honek

heziberri bi mila hogeiren bidez hezkuntza sail hau

aritu denaren eta eroso ari denaren adibide bat da beste adibide bat da wert ministroarekin bi mila hamalauan egindako akordioa hizkuntza ereduak mantentzearen akordioa a b bostehun

kataluniaren murgiltze ereduaren kontra egin zuenean madrilgo gobernuak eta horrek pentsatuarazi beharko lioke uriarte andreari hezkuntza sailburu andreari are gehiago

baita gainerako hizkuntzetan ere azken ebaluazio diagnostikoetan eta txosten ezberdinetan ikusten ari garen emaitza kaskarrak ikusteko ere beste adibide batzuk jarriko ditut zeintzuk diren lomce eta heziberri bi mila hogeiren

direla biak ala biak bikaintasun eta talentua dute helburua biak ala biak aukera berdintasuna bigarren plano batetan uzten dute biak ala biak kanpo ebaluazioa lehen hezkuntzan hirugarren eta seigarren mailan nahiz eta hemen ebaluazio diagnostikoa deitzen den

laugarren mailan eta batxilergoan bigarren mailan egia da bigaren mailako batxilergoa ez dela aplikatu eta selektibitatea egiten dela

aukeraketa espezializazio goiztiarra dbhen hirugarren mailan aukeratu behar izaten dute

esango didazu erlijioa konputagarria da eta eskola publiko zein pribatuetan derrigor eskaini behar da

arlo batzuen eta besteen arteko mailaketa bat dago arlo batzuk primerakoak dira eta beste arlo batzuk segundakoak dira

segundakoak zoritxarrez ikasgai tronkalak estatuak zehazten ditu eta hautazko ikasgaiak eta aukerazkoak ere

egon da organo kolegiatuetan murrizketa bat egon da nahiz eta honetan ere

ikastetxeen arteko mailaketa bultzatu da gaztelania

da familiak hala erabakitzen baldin badu hizkuntza beikularra eta hortik dator ereduak mantentzearen akordioa oinarrizko lanbide heziketa

terrorismoaren deslegitimaziorako ikasgaia sartzen da eta hemen horren parean herenegun hortik dator herenegun programa beraz ez dakiguna da gobernu honek heziberri asmatu zuen

aplikatzen zuela mozorrotzeko edo eta egiazki lomcek jasotzen duen muinarekin bat duelako kontua da bi mila hamairutik lege organiko hau inposatu zaigula aurretik gainontzeko beste legeak ere inposatu zaizkigun bezala zeren nahiz eta esaten den teorizatzen den aldarrikatzen den

ditugula zoritxarrez ez ditugu eskuduntza osoak eta azken urteetan gainera hori murrizten joan da estutzen joan da

oso argia da gobernu zentralak ehuneko berrogeita hamabosteko konpetentzia kurrikularrak zehazten ditu hizkuntza koofiziala dugunon kasuan

iragarri duen balizko erreforman ere berdin berdin mantentzen da ez dago aldaketarik

esan dudan bezala iragarri du aldaketa bat erreforma bat hezkuntza lege

omen dago bide horretan laguntzeko eta elkarlanean

aldatzeko ondorioz uler genezake hezkuntza sail hau prest egon daitekeela heziberri bi mila hogei ere aldatzeko izan ere heziberri bi mila hogeik bere oinarria lomcen duelako

nahiz eta lege organiko berri bat izan eta arautuko balitz ere eaen ditugun eskuduntzak konpetentziak berriz ere

ikusitakoak ikusita orain arte behintzat horregatik gaurkoan argibideak eskatzea komenigarria

uriarte andrearen borondatea eta egitasmoa hau da zehazki hezkuntza sail hau zertara dedikatuko da madrilen aldatzera edo horrekin batera bi mila hogeiko heziberri aldatuko

ekimen marko araugilea aldatuko du edota guzti hori egitearekin batera madrilekin eskuduntzak gehitzeko areagotzeko negoziazio bat abiatuko du edo gure eskuduntza propioetan bidea egiteko eskuduntzak eskuratuko ditugu hau da heziberri bi mila hogei bere horretan mantenduko du uriarte andreak hau da

etxe honetan autogobernu ponentzian adostutako oinarri demokratikoan aurrera egingo dugu ze hor jasotzen dugu

hori defendatuko ote duen uriarte andreak edo eta orain arteko bidetik jarraituko duen eta ez bakarrik etxe honetan dagoen adostasuna defendatuko duen

hezkuntza komunitatea aldarrikatzen eta eskatzen ari den hezkuntza eredu propio hori defendatuko duen eta garatuko duen eta horren aldeko autua egingo duen eta hori da gaur galde egin nahi dioguna uriarte andreari espainian

moldatuko balitz hemen heziberri bi mila hogei ekimen marko

edo dekretuak egokitzearen inguruan zer

hezkuntza sailburu honek eskerrik asko

legebiltzarkideok egun on ubera anderea zuk badakizu

dugulako zein den jaurlaritzaren eta zehatzago esanda nik zuzentzen dudan hezkuntza sailaren iritzia

oso ondo ezagutzen duzu hamaika aldiz adierazi dugulako bai ganbara honen aurrean bai madrilen

bai senatuan bai planteatutako helegiteen bitartez

eta gure eskubideen eta konpetentzian defentsan dugun iritzia eta posizionamendua halaber ondo ezagutzen duzu ganbara honetan egin zen eztabaida monografikoa eta bertan

gure hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko prozesua bere bikaintasuna hobetuz

azken urte hauetan eusko jaurlaritzak hainbat ekimen jarri ditu abian

besteak beste ezagunak dira auzitegi konstituzionalean aurkeztutako helegiteak baina

gure lehentasuna izan behar du euskal hezkuntza sistema eraikitzen garatzen eta hobetzen joatea eta etorkizunari begira jartzea eusko jaurlaritza gure sistemarekin eta gure inguruarekin lotuta dagoen helburua finkatu du

euskal hezkuntza sistemaren kalitatearen mailari eustea da eta bikaintasuna lortzeko bidean urratsak ematea

plan hori abian jarri zen euskal hezkuntza sistemaren erronka propioak hartuz

era horretan sistemaren bikaintasunerantz urrats sendoak emateko eta gizarte justua bateratua eta aktiboa lortzeko

lehenengo zutabea gure hezkuntza sistemak orain arte egindako bide luze eta oparoa da

metatu dira hezkuntza komunitatean partekatzen dugun kultura pedagogiko eraikitzeko bigarren zutabea eragile desberdinen parte hartzea da

behar du hobekuntza bideragarritasuna eta iraupena bermatzeko hala bi mila hamalauko otsailean

kontsulta prozesu luze baten ondoren eta hezkuntza komunitatearen adostasun zabalarekin dokumentu horretan curriculumaren garapenean zehazten diren hezkuntza eredu pedagogikoren ildo nagusiak biltzen dira

neurri handi batean gaur egun oinarrizkotzat jo daitezkeen hemezortzi urte arteko hezkuntzako etapa eta modalitate guztietarako balio dute hala ere

diferenteak direla kontuan hartuz proposamena derrigorrezko oinarrizko hezkuntzako garaira haur hezkuntza barne hartuta egokitutan dago

ikasle irteera profila izan da profil hori definituta dago

mugitzen jakiteko derrigorrezko oinarrizko hezkuntza amaitzean

ikastegi batentzako irteera profila da bere hezkuntza proiektuaren izaera propioa eta nortasuna definitzeko ardatza baita oinarrizko hezkuntza etapa guztiak hobetzeko planak programazioa garapena eta ebaluazioa orientatzeko eta irakasleen prestakuntza planifikatzeko ere

heziberri bi mila hogei planaren ardatz pedagogiko oinarri bihurtu arte

egiten den oinarrizko konpetentzien proposamena guk aukeratutako ereduan zeharkako oinarrizko konpetentziak eta oinarrizko konpetentziak barne hartzen dira eta konpetentzia horien inguruan osatzen dira hezkuntzako etapa diferenteetan

bitarteko bihurtzen diren esparruak eta materialak hezkuntza eredu pedagogia landu ondoren

eta zortziehun ekarpen baino gehiago jaso ziren beranduago estatutuak dekretu horien aurkako errekurtsoa jarri zuen ezin dugu ukatu

oztopoak jarri dituela baina hainbatetan adierazi dugun bezala hezkuntza komunitateko sektoreen elkarlan bikaina garrantzitsua izan dela orain arte

hezkuntza administrazio serio bat murgildu ezin den arduragabekeriaz jardun gabe dekretu horiek

juridikoak bermatzeko oinarrizko araudiak bete zezaten bilatu den arren lomceren alderdi kaltegarrienak ahalik eta gehien saihesteko helburuarekin landu ziren

dezakegu baina haiek batez ere gaur egun dugun paradigma aldaketaren aurrean gure hezkuntza sistema eraldatzeko beharrean oinarrituta daude

lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza hartzen ditu barnean eta ez ditu ikasgaiak sailkatzen denek

proposamen kurrikularrak malgua eta irekia da hezkuntza sistemaren ekitatea eta aniztasuna arreta bermatzen jarraitzen dugu errefortzu programa guztiak mantenduz dibersifikazioa kurrikularra kasu enbor bakarreko ibilbideari eusten diogu ikasle guztiak

etapen antolaketarako autonomia dute ikastetxeek urteka zein zikloka antolatzeko eta zikloka eginez gero orain bezala hiru ziklotan edo guk proposatu genuen bezala bi ziklotan banatzeko

eta eskola kontseiluetako parte hartzea aitortzen jarraitzen dugu

gure dekretuan arautzen diren ebaluazioak diagnostiko eta hobekuntza dute helburu eta hortik abiatuz gure ebaluazio sistema propioak garatzen ari gara

bataz beste gure curriculum ezaugarriak eta hauek ere errekurrituak izan ziren beraz beste batzuetan esan dizuedan bezala heziberri eta lomce curriculum garapena ez da

hori horrela izango balitz azalduko zenidake zergatik espainiako gobernuak eusko jaurlaritzari errekerimendu bat egin zion guztiz kontrakoa adieraziz

berrehun eta

dekretuak estatutuko oinarrizko araudian ezarritako errespetatzen ez duela esanaz eta aldatu eskatuz

hasteko bata plan bat delako eta bestea legea ganbera honetan sarritan berretsi dugunez heziberri bi mila hogei ereduaren marko araugilea eta dekretuak ez dira lomce zuzenean aplikatzearen ondorio gure hezkuntza proiektuak izateak eragindakoak baizik

gobernu honen konpromisoa da hezkuntza sistema sendo eta zorrotza defendatzea

geldituko dena egonkorra eta iraunkorra etengabeko erreformak albora utziko dituena eta hezkuntza eragileekiko adostasunean oinarrituta

heziberri bi mila hogei planak bere eskumenak ahalik eta gehien garatuko dituen euskal hezkuntza sistema finkatzea du helburu bideragarritasun eta segurtasun juridikoa izango duten proposamenen bidez

aukera dago eta berriro diot aukera dago hezkuntza sistema ia bost urtez urduritasuna eragin eta egonkortasuna kolokan jarri duen

albistea hau da halako aukera egotea pozgarria eta hasieran zertan amaitu daitekeen ezagutzen ez dugun arren ez da txarra baina itxaron egin nahi dut proposamena kontu handiz aztertu eta dudarik gabe

babesetik abiatuz hezkuntza saila jarraituko du euskadiren autogobernua bere hezkuntza sistemaren kalitatea eta euskal herritarren hizkuntza eta hezkuntza eskubideak defendatzen horretarako beharrezkoak diren mekanismo eta tresna juridikoen bitartez horretarako gure hezkuntza sistema osotasunean defendatzeko ditugun eskumenak babesteko lan egingo dugu

ministerioak bidali digun lege proposamenaren zirriborroaren alderdi nagusiak eta horrek gure eskumen eremuan duen eragina eskerrik asko uriarte andrea

dudana eta ikusten dudana egunerokotasunean da esaten duzuela gauza bat eta egiten duzuela beste bat eta esaten duzue etengabe mantra bat bezala lomce ez duzuela aplikatzen baina egiten duzuena da

egunerokoan aplikatu eta adibideak eman dizkizut eta zuk ere esan didazu zuzenean ez duzuela aplikatzen zeharka aplikatzen duzuelako

eta hori bizi dugu pairatzen dugu eta sufritzen dugu eta gero ba sentitzen dut asko sentitzen dut ez dugu gure eredurik

eredurik hor ditugu lege organikoak lege organiko horiek oso garbi zehazten dituzte zeintzuk diren aplikatu beharrekoak eta celaá andreak ere gure kide matute jaunari ere erantzunean garbi esan dio

etxe honetan oinarri batzuk adostu dira estatuz berri batetara eta zuek hasi zarete akordioa egongo balitz bezala beste mantra bat akordioa ez dagoenean eta ez denean egon ez heziberri bi mila hogeirekin eta ez orain ere egin duzuen balizko sasiakordio horrekin

lehengo marko estatuz oinarri horretan kokatu eta ez zarete kokatzen legebiltzar honetan dagoen adostasunaren baitan burujabetzan aurrea egiteko eta ez zarete kokatzen ere

komunitatetik aldarrikatzen diren eredu horretan eta begira

lehen inpresioa da madrileko gobernuak planteatzen duena da

hau da azala aldatu muina mantenduz finean

heziberri bi mila hogei espainia osora zabaltzea eta hori gertatzen baldin bada gaude berdinetan gaude berdinetan menpeko jarraituko dugu menpeko jarraituko dugu gainera berak oso garbi uzten digu bere erantzunetan

batzuek zuzenduta gainera gure eskuduntzetan sakontzeari gure ereduan sakontzeari uko

eta ez litzateke benetako aldaketa bat emango justu momentu honetan garaiak aldatu direnean gizartea aldatu denean bestelako erronka batzuk ditugunean eta

aukera bat galduko dugu aukera bat galduko dugu ez bakarrik gure ereduan sakontzeko

gainetik pasa dizkigun erronka horiei ere erantzun ahal izateko

atzetik eta gaizki eta orduan zure esku dago eta zuk erabaki beharko duzu oso ongi oso ongi iruditzen zait benetan lomce aldatzeko borondatea baldin badago madrilen oso ondo

baina zure begirada zure burua bihotza eskuak egon behar dira gure gizarteari begira

zure burua eskuak eta bihotza legebiltzar honetan adostasun zabala izan duen estatusaren oinarri horietan

guztiak guk izateko hortik abiatuta gure hezkuntza eredua definitu ahal izateko eta ez dugu ikusten horrelako borondaterik egunerokoan ikusten ari garelako eta ikusi dugu heziberri bi mila hogeirekin ere zer gertatzen ari den eta ikastetxeak

irakasleak ikasleak faltan botatzen dugu elkarlan bat zeren begira parte hartzea autonomia aldarrikatzen da baina egunerokoan parte hartzea eta autonomia ukatzen zaigu eguneroko erabakiekin ikusten ari da ere

hori da bikaintasuna eta aukera berdintasuna non geratzen da ez dago bikaintasunik aukera berdintasunik gabe zer gertatzen ari da lehen mailako herritarrak bigarren mailako herritarrak lehen mailako ikastetxeak bigarren mailako ikastetxeak eta guzti hori da momentua geratu

egiteko hona etorri zinetenean ere balizko

esan genizuen egin duzue iraganeko marko baten baitan

eta marko horren baitan ezin da ezer berririk eraiki

uriarte andrea nola lortu genezake emaitzak aldatzea emaitzak hobetzea berdina eginez eta hemen horrelako planteamendu bat dago beraz guk eskatzen duguna da
guzti horri buelta bat ematea eskerrik asko buelta bat ematea gehiengoak eskerrik asko ubera anderea eskerrik asko

ubera andrea mantra zurea da zeren behin eta berriro beti jarraituko dugu eztabaidatzen baina heziberri bi mila hogei plana

heziberri bi mila hogei ereduaren erreferentziazko dekretuak eta araudi esparruak berezko hezkuntza proiekturen ondorioak dira

hori konbentzitu nahian baina ez da ez da ez da azkenean guk prestatzen dugu marko

gure eredua gure dekretuak eta gure bidea eta lehen esan dudana berme juridikoa eman nahian gure eredua ez da zerotik ibilbide luze eta emankorra duten hainbat eta hainbat hezkuntza esperientzia gehitzen ditu elebitasun eta eleaniztasunen ingurukoak informazio eta komunikazio teknologiak eta aniztasunari edo elkarbizitzari arreta ematea esate baterako horiek guztiak euskal hezkuntza erkidegoak partekatzen duen kultura pedagogiko bat eraikitzeko izan dira lagungarri hasieran esan dizudan bezala gure galderari erantzuteko asmotan sail honen helburua bidali diguten lege proposamenaren zirriborroaren alderdi nagusiak eta horrek

prozesuaren amaieran aldaketa onartzen bada eta berriro azpimarratzen dut

aldaketa horrek izan ditzakeen ondorioak aztertuko ditugu eta guk ditugun konpetentzien ikuspegitik aldaketa horrek kurrikuluma aldatzea eta egokitzea eskatzen duen ikusiko dugu bbaina beti gure hezkuntza sistemaren onura kontutan hartuta eta gure

gure jarrera jakina da eta gure autonomia erkidegoan eskumen berezitasuna ezaugarri duen eskumen eremua dugu abiapuntu hori horrela ezinbestekoa da mahai gainean jartzen den edozein proposamenek

erabateko errespetua bermatzea eta horrela gure hezkuntza sistemari adostasunean oinarritzen den hezkuntza sistemari eta gure ereduari dagokion garapenerako aukera ematea

baina nahi izateaz gain hezkuntza eredu propioa izateko eskubidea ere badugu gernikako

urteetan erakunde eragile eta familien artean eskumen hori garatzen joan gara

eta elkarlan horretatik abiatuta euskal hezkuntza sistema eraiki dugu elkarrekin eta sistema eraikitzen jarraitzeko oinarrizko akordio politiko eta soziala behar da

datozen urteetarako hezkuntza sistema egonkor eta kalitatezkoa diseinatu nahi dugu eta horretarako lege bat nahi dugu

hezkuntza sistema gero eta hobea izateko orain dela gutxi ganbara honetan

oinarrien eztabaida monografiko batean aurkeztutakoa akordiorako prozesuaren emaitza izan da oinarri adostuak

eta etorkizunerako hezkuntza sistemaren funtsezko printzipioak jasotzen dituen oinarrizko dokumentua datozen urteotarako gure herrialderako jotzen dugun hezkuntza lege berri bat zehazten lagunduko diguna lege berri baten lehen urratsa da baina agian garrantzitsuena gure sistemak etorkizunaren ardatz gisa hartuko duen oinarria baita eta oinarri honen gainean sakontzen jarraitzeko aukera dugu orain

hezkuntza legea oinarriak adostasunez finkatzeko konfiantza dugu hezkuntzaren erronkaren inguruan aurkituko garelakoan gaude

heltzeko borondatean izan ere lege berriaren helburu nagusia da

ikuspegi eraldatzaile bat eraikitzea hezkuntza eragileen eta adostasuna lagun gure aldetik akordioak bilatzen eta jarrerak hurbiltzen saiatzen jarraituko dugu

hezkuntza ondasun komuna da eta batzuen eta besteen artean jarrerak hurbiltzea eta diferentziak gainditzea eskatzen du gu guztion esku dago gure herritarren etorkizuna asko dago jokoan bai hezkuntza gure etorkizuna da erronka handia denena horregatik guztion konpromisoa behar dugu

betebeharrak zehazteko kalitatean ekitatean inklusioan

emateko baina hori guztia gutxieneko akordioaren gainean eraiki behar dugu eta berriro diot
honetan guztiok gara beharrezkoak eskerrik asko uriarte

lan eta justiziako sailburuari egina gizarte ekonomiaren euskal itun baterako

barrio jauna zurea da hitza egun on

eskerrik asko presidente andrea jaun andreok eguerdi on guztioi

eskerrik asko san josé anderea barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko san josé anderea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak

lan istripuen bilakaera kezkagarriaren aurrean hartu beharreko neurriei buruz otamendi
anderea zurea da hitza bai eskerrik asko eguerdi on denoi pasaden astean

urteurrenaren ospakizunei amaiera emateko laneko segurtasunari eta osasunari buruzko nazioarteko laugarren biltzarra ospatu zen bilbon

kongresu horretan laneko arriskuen prebentzioaren arloan sakondu nahi izan da eta gure egungo prebentzio sistemak

arlo honetan agertzen diren erronkei aurre egiteko eta erronkak egon badaude ezer baino lehen zorionak eman nahi dizkizuet

ponentziak oso interesgarriak izan zirelako esperientzia handiko profesionalekin ostegunean alonso jaunak osalaneko presidenteak esandakoaren arabera iaz baino ehuneko bi koma zazpi laneko istripu gehiagoren beri izan omen du osalanek

hazi dira denetara hogeita hamar langile hildako eta

izandako istripuetan hildakoak guztira hogeita hamairu hildako beti ere osalanen kontaketaren arabera

dituzte eta asko laburbilduz esan genezake datu txarrak eta

agertzen direla txosten horretan osalanek prebentzio kultura zabaltzeko lana egin beharra daukala adierazi zuen alonso jaunak eta horregatik istripu bat dagoen bakoitzean porrot egiten omen du

hitz batekin definituko nuke osalanek egindako lana porrota hizki larriz porrotek izugarri egin baitute gora istripurik gabeko lan eremu baten bidean lanean jarraitzeko osalan gero eta beharrezkoagoa dela aldarrikatu zen euskaldunan eta nik bat egiten dut

prebentzioaren kultura zabaltzea funtsezkoa da eta hori da osalanen funtzio nagusienetariko bat eta gertatzen diren istripu guztiak sakon ikertzea ere funtsezkoa da baina datuei erreparatuz oso oso garbi daukat orain arte egindakoa ez dela nahikoa eta honetan uste dut nirekin bat etorriko zarela lan istripuen atzean dagoen

denon aldetik onartua dago jada eta behin eta berriz esan izan duzue enpleguaren kalitatea hobetzea dela

sailaren helburu nagusienetariko bat baina hori nola gauzatuko duzuen ez duzue apenas aipatzen esan izan duzue lan ikuskaritza indartuko duzuela ikuskatzaile lanpostu bat betez eta lan segurtasun eta osasun espezialitateko sei ikuskatzaile orde

baita osalanen lan arriskuen prebentzioko teknikariren hiru lanpostu sortuko direla ere

ez ditugu ikusten beraz osalanen errotik aldaketak egiteko asmorik baduzue

eskerrik asko sailburu anderea

zalantzan jartzen osalanen funtzioa osalanen funtzioa ezinbestekoa da hori uste dut garbi adierazi dudala nik ere konpartitzen dut osalan beharrezkoa dela nik esaten dudana da ez dituzuela helburuak betetzen

lan istripuak goraka doaz etengabe esaten duzue

aurrera biderik ez dugu ikusten osalan indartuko duzuela enpleguen kalitatea hobetuko duzuelabaina gero neurririk ez dituzue planteatzen
hori da benetan esaten dizudana zein neurri planteatzen dituzue eskerrik asko otamendi anderea san josé anderea zurea da

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina etxeko langileak kontratatzeko empleadas de hogar bilbao bezalako agentzia ilegalen kontrolari buruz etxebarrieta anderea zurea da hitza

langileen kolektiboak salaketa bat jartzen du bizkaiko lan ikuskaritzaren bulegoetan empleadas del hogar izena duen enpresa batek langile bati hilabeteko soldata zor diola adierazten da salaketa horretan enplegatzaileei estafa egiten dien enpresa baten berri ematen zaizue eta gutxienez bi urte dira martxan dagoela bi urte horietan ez du inoiz bitartekaritza lanik egiteko baimenik izan eta hala ere hor ibili da

susmagarri eta ikusgarriekin eta guztiz irregularrak

estafatzaileak ziren bitartekaritza lanak egin ditu salaketa jarri eta ea bi hilabetetara inolako mugimendurik ematen ez dela ikusten zutenean bizkaiko etxeko langileek beraiek burutzen dute zentro honen aurrean oraindik ere zuek egiten ez duzuen bitartean haiek lortzen dute

guzti hauek kentzea eta oraingoz behintzat beste pertsona batzuk ez estafatzeko bideak jartzea haien mugimenduagatik ez zuenarengatik

agentzien kontrol kanpainek birmoldaketarik behar bazuten martxan jartzeko eta zer esango dizut birmoldaketa handia behar dute

guztien begietara zegoen enpresa hau susmagarria zenik ikusteko ez zarete kapazak izan salaketa jaso duzuenean ere

zer egingo du gobernu honek etxeko langileen lan baldintza negargarrietan dituzten enpresa ilegal hauekin eta batez ere

eskerrik asko san josé anderea etxebarrieta anderea zurea da hitza

eskuartean daukazuna eta are larriagoa erantzuteko moteltasuna

eta azaro amaieran gaude eta oraindik ez duzue egin eta bi mila hamaseitik gaude zain etxeko langileak diskriminatzen dituen kontziliazio laguntza batean hauek sartzearen erabakia behingoz har dezazuela eskatzen genizuen eta ez duzue ekarri inolako etxeko lanen arriskuak prebenitzeko gida ere eskatzen genizuen eta aurreko hilabete amaieran ari zineten elkarte ezberdinei haien iritzia eskatzen ezer esatekorik baduzue

hori iritsi bitartean zain gaude etxeko langileak diskriminatuta jarraitzen duten bitartean

bizkaiko etxeko langileak bezalako elkarteek emakume hauen defentsa hartu behar dute salaketak jartzen dituzte haiek lan ikuskaritzan

baina zuek ez zarete mugitzen benetan martxan jartzen hasteko garaia da ekimen sendoak

zaintzekin izugarrizko arazoa daukagu aitortu duzu zuk ere eta zahartzen ari den jendarte honetan emakume etorkinen lan baldintza eskasen bizkar uzten ari gara gure

siguen estando desamparadas eskerrik asko etxebarrieta andrea san josé andrea zurea da hitza